egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

eta honekin gai zerrendako lehenengo puntua galdera luis javier

euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina covid hemeretziaren pandemiaren bilakaeraren aurrean lehendakariak egiten dituen aurreikuspenei buruz

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bi mila hogeiko martxotik pandemia bat pairatzen ari gara eta horrek aldi baterako leiho labur bat izan ezik osasun larrialdiko egoera batean mantendu gaitu

eta ondorioz ospitaleak eta haien zioak bete egin dira baina ez hori bakarrik gorabehera horiek ere eragin larria izan dute ehun sozioekonomikoan

berriro zorionak osakidetza eusko jaurlaritzak zu buru zarela eta hainbat arlotako teknikarien aholkularitzarekin

arabera gizarte harremanetarako aukerak ireki edo ixteari buruz eta gure ustez

zuen erabakietan asmatu duzue nahiz eta zenbaitek uste izan beti oker egiten zenutela

ere islatu da pauta osoko txertaketa hamabi urtetik gorako biztanleen ehuneko laurogeita sei baino gehiago izanda ospitaleratzeen eta ziuko ospitaleratzeen adierazleek hobera egin dute

datozen aste hauetarako eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok egun on azken aste hauetako bilakaera positiboa izaten ari da hamalau egunetako intzidentzia tasak hirurogeita hiru egun daramatza jaisten uztailaren hogeita hamarean ehun mila biztanleko zortziehun eta hirurogeita hamairu kasu izan ziren gaur laurogeitik behera daude

okupaziorik handiena abuztuaren hogeita bian izan zen laurogeita bi oherekin gaur erdia da txertaketa dosi batekin hamabi urtetik gorako biztanleen ehuneko laurogeita hamarera iritsi da eta jarraibide osoarekin ehuneko

datu horiek bat egiten dute pandemiak europa osoan izan duen bilakaerarekin beheranzko joera egonkorra eta jarraitua da

erantzun desberdinak behar dira batzorde zientifiko teknikoa atzo batzartu zen eta datorren astelehenean berriz elkartuko da

gizarte jarduera ahalik eta arruntena berreskuratzeko trantsizio etapa betetzen ari dela batzordeak esango du finkatze faseari ekin diogularik

datu horiekin euskadi egoera pandemiko batetik endemikotzat jo daitekeen beste batera pasatzen ari da horrek esan nahiko luke

eta covid hemeretzi pandemia kudeatzeko legeak lehenengo mailara ezartzen dituzten aurreikuspenen arabera testuinguru horretan

datorren astearterako ezarri genituen helburuak betetzen ari gara pandemiaren bilakaera egunero aztertzen jarraituko dugu eta nahia da osasun larrialdiaren amaiera ezartzen duen dekretua aurkeztu ahal izatea egunotan bilakaerak horrela jarraitu ezkero

garai berri hau aprobetxatu behar dugu gure gizartearen bultzada emozional sozial eta ekonomikoa indartzeko horretarako

zuhurtasunaren eta orekaren irizpideak mantenduz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

mila esker egun on guztioi lehendakari jauna egun on duela hiru urte

euzko alderdi jeltzaleak euskal herria bilduk eta tarte batean elkarrekin podemosek

oinarri eta printzipio hauek onartu genituen bi zutabe nagusitan jasotzen da beraien edukia batetik eskubide

eta beste alde batetik printzipio demokratikoan hori da bizkarrezurra erabakitzeko eskubidea eskubide historikoei buruz

egunetan baina kezkaz ikusten dut erabakitzeko eskubidea zure diskurtsotik kanpo geratu dela zure hitzetatik kanpo geratu dela eta horrek kezkatu egiten nau

izan behar duen ala ez eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

erabakitzeko eskubidearen kontzeptua printzipio demokratiko bat gauzatzera eramatea bezala ulertzen dut uste dut ez dagoela argudio demokratikorik gizarteek

aurka egiteko eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna iriarte andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere ba orduan utzidazu esaten lehendakari jauna ez dudala ulertzen batzuetan zertarako adosten ditugun gauzak parlamentu honetan zer balio ematen diegun zer balio ematen diegun idazten ditugunei zer balioa ematen diegun gure hitzei

ikusten duzula bide bat izan behar duela erabakitzeko eskubideak zerorrek behin baino gehiagotan errepikatu duzuna bi mila hogeigarrena urtean lehenengo

bi mila hogeigarrena urterako mugatzat jarri zenuenean bezala

eskubide historikoek sinbolizatzen duten harreman berezi eta aldebikoen modernizazioa jasoko duen estatutua nahi zenuela beraz entenditzen dut esan didazunagatik proposamen horretan jasotzen dela erabakitzeko eskubidea eta hori da erantzutea nahiko nukeena

parlamentu honetan adostearen beharra ezberdinen arteko adostasunaren beharra

adostasuna hementxe dago eajk eh bilduk tarte batean elkarrekin podemosek adostutakoa hain zuzen ere ezberdinak garelarik eta badago hemen

gobernuaren idatzi bat garamendi andrearen hitzaurrean jasotzen dena eta ezberdinen arteko adostasun horren inguruan besteak beste esaten da

babesa ematen diotenek ezin dutela beto eskubidea ezarri

legezkotasuna ez dela aldaezina esaten den bezala

estatuarekin berdinetik berdinera eta berme sistema bat ezartzea hitzartutakoa bete dadin eta horrela judizializazioa saihesteko

hemen esaten da hementxe bertan horregatik galdetzen dut zein den proposamena zein den proposamena edo abalatuko dugun txapuza bat eta

berriro ere honelako liburukote batekin bueltaka ibiliko garen egingo dugun ibarretxe

erkidegoaren estatutu politikoa baino beheragotik egongo den zerbait edo herri honek dituen erronka handiei erantzuteko eta herritarrek dituzten erronkei erantzuteko eta printzipio demokratikoan oinarritutako proposamen bat

erabakitzeko eskubidea ukatzea herri honen existentzia ukatzea da eta zuk badakizu eta zuk aipatzen dituzun eskubide historikoak eguneratzeari uko egitea da eta zuk badakizu eta orain hitz egiten da madrilen ura badagoen ez dakit madrilen ura badagoen baina hau eskutan hartuta ura dago legebiltzar honetan batzar nagusietan

gehiengo sindikalean eta herritarren gehiengoaren artean eta guri dagokigu gehiengo horri erantzuna ematea gu gehiengo horri
zor gatzaizkiolako eskerrik asko lehendakari eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

estatus politiko berriari dagokiona legebiltzar honi dagokio erantzutea eta berriz diot kontua ez da erabakia kontua da nola kontua da zein bide eman erabaki hori gauzatu ahal egin izateko ondo dakizunez erabakitzeko eskubidea

ondo dakizunez legebiltzar honek kontsulten lege bat onartu zuen eta konstituzio auzitegiari errekurtsoa jarri zitzaion konstituzio auzitegiak kontrako irizpena eman zuen horregatik legebiltzar honen lana da artikulazio juridikoa adostea herritarrek erabakia hartzeko

eta bermeduna eskaintzeko nire erantzuna lehendakaria naizen aldetik

aniztasuna babestu eta sustatu beharreko balioa da uste dut posible dela estatus berri batean aurrera egitea legebiltzar honek islatzen duen aniztasunaz baliatuz uste dut posible dela hemen akordio instituzional bat lortzea ondoren gizarteak erreferendum bidez erabaki dezan uste dut bizi dugun garai eta testuinguru politiko instituzional eta sozialean

itun politiko eta instituzional baten lorpenean oinarritu behar dela gero herritarrek berretsi beharko dutena

erabakitzeko eskubidearen definizio maximalistetatik ihes egin beharko litzateke espekulazioak eta zehaztugabetasunak saihestuko lituzkeen

azken bost urte hauetan gutxienez berehalako aldebakartasunetik hitzartutako aldebikotasunera igo zarete zuek eta hain zuzen ere gure autogobernuaren giltzarria aldebiko berme sistema bat izatea da horixe da gure ereduaren berezitasun instituzional eta politikoaren oinarria

ala bestea esan ez dut ikusi indarrean den ordenamendu juridikoa hausten duen erabaki eraginkorrik izan ere historikoki

y democracia ituna eta demokrazia gaur egun autogobernuan aurrera egiteak formula hori bera ekonomia itunaren ereduari jarraituz eguneratzea dakar konstituzioa eta estatutua baino adostasun politiko handiagoa irabazteko gai izan den ekonomia ituna eredua izan daiteke

eta elkarrekiko errespetuan oinarritzen da lortutako akordioak bi aldeen oniritzirik gabe ezin direla aldatu bermatuko duen lege esparrua izan behar du printzipio hori da edozein harreman politikoren oinarria

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hirugarren puntua galdera eneko andueza lorenzo euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

euskotrenek pandemian zehar izandako bidaiari kopuruari buruz andueza jauna zurea da hitza

denboraldi luze txar zail eta gogorra

latza benetan arlo guzti guztietan baina zorionez garai txar hauek gainditzeko ateetan gaude ahora que toca

dudarik gabe gure garraio publikoak garai hauek ere

eskerrik asko eskerrik asko andueza jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza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

eraginkortasunez eskualdatzeari buruz gorrotxategi andrea zurea da hitza

estatutuan jasotzen da espetxeen gaineko gure eskuduntza baina asko itxaron behar izan dugu hori gauzatu ahal izateko maiatzean izan zen

eskualdatzeko akordiora iritsi zen eta sinadura eman zen eta gaur

eskualdatze horrek bost hilabete pasatu dira sinadura eman zenetik gaurko eta bost hilabete horietan gauza batzuk jakin izan ditugu besteak beste maiatzean dokumentu bat aurkeztu zitzaigun

euskadiko espetxe eredua ezartzeko oinarriak ezartzen ziren eta atzo bertan kamara honetan sortu zen aukerak bergizarteratzeko

euskal agentzia izango dena eta urtarrilean lanean hasiko dena

lortu izan duela gobernuak akordio batera iristea espetxeetako funtzionarioekin eta berri ona da

lanean jarraituko dutela espetxeetan baina gauza asko oraindik ba inkognitak dira ez dakizkigu eta horregatik nik gaur

espetxeen gaineko eskuduntza hori martxan jarriko dela eta galdetu egin nahiko nizuke ea espetxeen kudeaketarako eta antolaketarako ze pauso emango dituen hemendik aurrera gobernuak eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea gorrotxategi andrea bai gaur urriak bat gure gain hartu dugu euskal espetxeen eskumena

berrogeita bi urteren ondoren urrats berri bat

eta gure lehen pausoa eta ardura izan da eskualdaketa lasaia planifikatzea eta antolatzea

hurrengoan hartu beharrekoak oinarri gisa hartu beharko genituzkeela hau da espetxeen eginkizunak eskuordetzea kudeaketa autonomia

zerbitzuko jarraibide eta aginduak berrikustea baita aurrekontu programa berri bat irekitzea ekitaldia amaitzeko falta denerako

eta transferitutako langileen baldintzak mahai sektorialean negoziatzea akordioa lortu dugu zuk azpimarratu bezala espetxeetan presentzia handiena duen sindikatuak sinatua eta akordio horri esker lan baldintza orokorrei eutsi ahal izango zaie bi urtez baita berehalako hobekuntza batzuk burutu ere

zuei eta nik uste dut erabaki hauei guztiei esker zerbitzuaren jarraipena bermatuko dute eskerrik asko

nik uste dut eskuduntza hau honetara guregana ekartzeak behar duela ikusi behar dugula ikusi eta behar dugula hartu mendeetan oportunitate aukera bat bezala gauzak ondo egiteko nik zentzu honetan

gatazkak ikurren inguruan eta ezta ere ez da zentzu honetan hoberena pentsatzea oraintxe jakin dugun baita ere

herrialdeak zeintzutan kartzelak kokatuta dauden nik uste dut oportunitateak behar duela aprobetxatu hain zuzen ere kartzelak berak

eta horretarako aukera daukagu gauzak ondo egiten baldin baditugu eta espetxe politika zuzen bat jarraitzen baldin badugu decía el señor

gauzak ondo egiteko eta giza tratua eta birgizarteratze soziala lortzeko

urratsak baina esan ohi da aurrenekoa dela garrantzitsuena eta hori da gaur eman duguna egun seinalatua da gaurkoa bai

euskadiren lehen estatutua onartu zen gaurko egun batez eta gaur gure autogobernua indartzeko urrats berri bat emanez ospatzen dugu eskerrik asko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

como algo ajeno al país tamalez zuek epaileen aurkako hitzezko eskalada penagarria egiten ari zarete epaileen zilegitasuna zuekin ados dauden kasuetara soilik mugatzen duzue

ez dutela legea aplikatu behar hemen eusko jaurlaritzari edo eusko

ebazpen judizialak errespetatu eta bete egin ditugu horrekin batera egoeraren larritasunak hala eskatzen zuela uste izan dugunean legitimoki gure desadostasuna adierazi dugu eta gogorarazi nahi dizut auzitegiko gobernu

igorritako oharrak berak aitortu zuela ebazpen judizialei egindako kritiken legitimitatea ezin zitekeen bestela izan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

no querían darles y que eskerrik asko amaitu da denbora iturgaiz jauna eskerrik asko

pandemiari emandako erantzunak herrialde aurreratuenen mailan jartzen gaitu eta hori posible izan da zorionez erakunde gehienak elkarlanean aritu direlako izan ere gehienek jarrera eraikitzailea erakutsi dute pandemiak eragindako egoera berri ezezagun eta oso larriaren aurrean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

hezkuntzari buruzko euskal lege proiektua onartu aurreko negoziazioen gainean martínez andrea zurea da hitza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

eskerrik aso martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

etxebarria astondoa eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina arabar errioxaren interesen aurkako errioxako erkidegoko presidentearen

zurea da hitza eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi tapia andrea

lehendakariarentzat baizik adierazgarria benetan berak erantzun nahi ez izana itpri buruz gobernuak duen jarrera

antza denez arabar errioxako interesak ordea ez dira bere mailakoak edo ez dakigu zergatik ez duen erantzun baina tira banoa galerarekin

administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzea onartu zuen jaurlaritzak arabako mahastiak inskribatzearen aldeko erabakiaren aurrean

gobernutik ordea beste askotan bezala ez zen ordezkaririk agertu horregatik jakin nahiko genuke tapia andrea errioxako presidentearen jokaera ikusita zergatik ez du urkullu lehendakariak zuk edo jaurlaritzako beste ordezkari batek arabar errioxaren interesak eta jaurlaritzak bere eskumenak erabiliz hartutako

eskerrik asko etxebarria andrea erantzuteko tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi

hemengo jaurlaritzako ordezkaria han izan zen bilera horretan beti egoten den bezala betidanik guztiok jaurlaritza osoa sailburu osoak lehendakaria buru dela sektore ekonomiko guztiak defendatzeko laguntzeko prest agertu da baina ez da prestutasuna bakarrik baizik eta ekintzak sektore bakoitzaren alboan beraien erronkak laguntzeko eta aurrera egiteko

izan laguntza ekonomikoa izan instituzionala izan bestelako edozein laguntza mota euskadiko ardoarekin ardo sektorearekin oso

bertan arabako errioxako upategiak baita ere hiru jatorri izendapenak txakolinaren hiru jatorri izendapenak

ateratzen direnak bertako merkatuan estatukoan edo nazioartekoan lagundu ahal izateko eta errioxako ardoen egoera eta upategiak aztertuta zer gertatu da eta zer egin dugu bi mila hamaseiko uztailaren hamalauan abrak asociación de bodegas de rioja alavesa erregistratu zuen eskaera bat ba zerbait berria sortzeko

eta arabar errioxako denominazio horretan sartu nahi ez dutenei noski eskerrik asko
tapia andrea etxebarria andrea zurea da hitza

ez da errioxa araba da euskal herria jaurlaritzaren erantzukizuna da edozein erakundek euskal erakundeak izan edo ez arabar errioxa

eta hango erakundeak zalantzarik gabeko errespetuarekin trataraztea

gainera jaurlaritzak bere eskumenak erabiliz hartzen dituen erabakiak errespetarazteko ardura du nahiz eta horiek zalantzan jartzen dituena gobernukideen

eta gainerako sailburuek nazionalistek zein sozialistek esku sartze saiakera guztiak eten behar dituzue ez dakigu zergatik orain arte ez duzuen egin baina gaur aukera duzue hori egiteko eskualdea eta bere interesak gobernuaren interes gisa defendatzeko

gure erkidegoaren burujabetasunean izandako edozein injerentzia geldiarazteko aprobetxa ezazue eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko presidente andrea gure erantzukizuna bete dugu tramitatu dugu eta ez gara gu hemen histrionikoki beste alde batek eta beste erkidego batek egin behar duena esateko

euskadiko erronka demografikoaren arloko sailarteko planari buruz garrido andrea zurea da hitza

sailburuok lehendakaria legealdiaren hasieran erronkari buruzko akordio bat sinatu genuen legebiltzar honetan eta

erronka demografikoari aurre egiteko urte luze honetan eskerrik asko garrido andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea bai garrido andrea zuk ondo esan bezala adostasun horretan oinarrituta

demografikoari erantzutea da gure gobernu programaren herri helburuetako bat eta une honetan erakundeen arteko eta gizarte zibilarekin lankidetzan aritzeko akordio bat prestatzen ari gara erronka demografikoaren aurrean

eta dokumentu hori urtea amaitu baino lehen aurkeztuko dugu legebiltzarrean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna garrido andrea zurea da hitza

lehendakaria lehendakari esan duzu erantzuna bat emango duzuela baina erantzuna horren zain gaude señor lehendakari

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea garrido andrea
egoera demografikoa lehentasunezko kezka eta erronka da

eta baita ikuspegi globaletik egia da euskadiko eta estatuko datuek balantze demografikorik txarrena duten europako herrialdeen artean kokatzen gaituztela

egoera hori larriagotu egin du eta lehen esan bezala erronka demografikoari erantzutea da gure gobernu programan aurreikusita dugun helburuetako bat estrategia horren irizpideak honako hauek dira epe luzerako ikuspegia erakundeen arteko lankidetza eta gizarte konpromisoa

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera josu

eta autogobernuko sailburuari egina prospekzio soziologikoen kabinetea

inguruan estarrona jauna zurea da hitza bai eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on garamendi andrea

zerbitzuak ematean programetan eta politiketan gardena eta irekia izateko konpromisoa hartua dauka

konpromiso horretatik oso urrun dago unitate astronomikoak beharko genituzke kabinetea eta konpromiso horien artean dagoen distantzia neurtzeko eta horregatik gaurkoan galdetzen genizun ea gabinete honek gardentasun eta

presidente andrea lehendakari sailburu legebiltzarkideok egun on guztioi estarrona jauna nire iritzia galdetzen didazu eta nire ustez

profesionaltasun osoz burutzen duela bere zeregina mila bederatziehun eta laurogeita seitik hogeita hamabost urte euskal gizartearen

egindako ikerketa guztiak argitaratzen dira egunean bertan bidaltzen dira legebiltzarrera

kabineteak egiten dituen ikerketa guztiei informazio tekniko guztiak galdetegiak aldagai bakoitza

denak ematen ditu beraz bai gutxienekoak nahiko

eskerrik asko garamendi andrea estarrona jauna zurea da

bakarra duela eta da dekretua hau da egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen dekretua lehendakaritzarena oraingo honetan bi mila hogeita batekoa eta ez dago besterik

egitekoa jasotzen diren hiru puntu dira horiek alde batetik lehendakariaren lan programaren jarraipena egitea dagokiola bestetik lehendakariaren laguntza zuzena ematea dagokiola zuzendaritza honi eta hirugarrenik prospekzio soziologikorako

eta horregatik aurkeztu eta eztabaidatu genuen astelehen honetan bertan batzordean proposamen bat

onartua izan dena eta eskatzen genuena da aurreko bietan onartu zen aho batez legez arautzea proposatzen zuen legez besteko proposamena baina

proposamena zen eta esan bezala aurrekoetan onartua izan bazen ere oraingo honetan gehiengo absolutuaren gobernu honek blokeatu egin du ez dauka ez hanka ez buru

zurea da hitza bai
estarrona jauna gauza bat garbi dago ukaezina da

ez dago kolokan gizartean ez da halako polemika edo ezinegonik sortu eta

profesionalen artean ere ez dago eusko jaurlaritzak

jaurlaritzaren azterketa soziologikoak oso erabilgarriak dira guretzat gizartearen joerak

eta herritarren interesak babesteko politika publikoak planteatzerako orduan alde horretatik zuk zeuk ere onartu duzu honen funtzioa baina ez da erabilgarria gobernuarentzako bakarrik legebiltzar talde guztien jarduneko ere tresna baliagarri eta fidagarria da unibertsitateentzat eta beste ikerketa zentroentzat ere baliagarria eta fidagarria da eskaintzen den informazio osoa

alde batetik lan hori profesionaltasun osoz zuzentzen eta betetzen delako eta bestetik erabateko gardentasunez ematen delako haren berri legebiltzar honetan ordezkaritza duzuen taldeok zuzenean jasotzen duzue txostena eta era berean euskadieus en eskegi egiten da eta herritar aurrean jartzen da hamaika gauza gertatu dira bi mila zazpian gai honi buruzko legez besteko proposamena onetsi zenetik

tartean gardentasunaren eta gobernu onaren ikuspegitik urrats sendo eta garrantzitsuak eman ditu gobernu honek

argitaratzen ditugu open datan irekia plataforma dugu gobernuaren ekimenaren berri emateko herritarren kezka eta zalantzei erantzuten diegu adierazle zehatz eta garbiz osatutako gobernu programa bat daukagu berrikuntza eta gobernantza ildoak

plan estrategikoa garatzen ditugu eta nola ez legebiltzar honek eskatzen dituen informazioa helarazi egiten dugu ezarritako epe barruan eta konpromiso horrekin aurrera jarraituko dugu urrats sendoak emanez bukatzeko

ibilbide eta ospe oneko zerbitzu bat susmopean jartzeko edo argi dago arrazoirik ez dagoela beraz zure galderari zuzen zuzenean erantzunez nire ustez prospekzio soziologikoen kabineteak bai
bete egiten ditu gardentasunarekin eta gobernu onarekin ditugun gutxieneko konpromisoak eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea
gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa mikel otero gabirondo eh bildu taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun

gorakadak eragiten dituen kalteen inguruan otero jauna zurea da hitza

iruditzen zait energiaren prezioen gorakada izugarriak urgentziaz arreta jartzera

oso nabarmen egin dute gora eta honen atzean besteak beste iturri energetiko ezberdinen prezioen gorakada dago

gasaren prezioa ia bost aldiz biderkatu da denbora tarte berean

eta argindarraren prezioak ere asko egin du gora eta faktura elektrikoan energiaren atalak

izan du prezio errekor historiko guztiak hautsiz eta gaur ere gaur oraintxe bertan berrehun euro megawattio orduko baino gehiago pagatzen ari gara tentsio handia dago

herritar xumeenetatik hasita munduko ekonomia osoraino ez naiz hasiko orain txinan ematen ari diren errazionamenduez erresuma batuko egoera tamalgarriaz argelia eta marruecos arteko tentsioaz

eta bereziki europarentzat hilabete katramilatuak

eta energiaren prezioen gorakada azkar eta orokortuak kalte anitzak

edozein jendarteei salgaien prezioen gorakada orokortua ekartzen du

ondoriorik lazgarriena milaka herritar bizitzarako beharrezkoak diren oinarrizko hornidura energetikorik gabe uzten ditu kontutan hartu behar da baita ere prezioen gorakada hau izan aurretik araba bizkaia eta gipuzkoan ehun mila herritar baino gehiago zirela ongizate energetikoa egoera bat lortzeko

eta hortaz ondoriozta dezakegu datozen hilabeteetan pertsona kopurua nabarmen handitu daitekeela aparteko neurririk ez bada ze eztabaida handia baldin badago ere prezioen gorakada egiturazkoa edo koiunturalaren erabakitzerakoan edo arrazoiak zeintzuk diren azaltzerakoan

guztiek diote datozen hilabeteetan prezioak altuak izaten jarraituko dutela

baita ere berokuntza sistemak garraioa ere bada eta hemen otsailean

legea ba eztabaidatu gabe zakarrontzira bota zitzaigun

energia iturri gehienen prezioak nazioarteko prezioetan finkatzen direla

arauek finkatzen dutela hau da egoera hau konpontzeko subiranotasun gabezi

eta jakitun baita ere estatuko gobernuak orain arte hartutako neurriek ez dituela behintzat erabat neutralizatuko aipaturiko kalteak baina

eztabaida zorrotz bat ematea hemen egin dezakeguna esploratzeko baina horretarako gertatzen ari denaren inguruan diagnostiko

gauza asko esaten ikusi zaitugu energiaren inguruan besteak beste demagogia alboratu eta eztabaida zorrotz eta zintzo bat eman behar zela baina ni ez nago hain ziur dagoeneko besteei eskatzen diozun zorroztasun hori zeure buruari aplikatzen diozun

esan dituzu baina uste dut esan ez duzuna ere esan duzuna bezain garrantzitsua dela zuen argudiategian ze ez zara zu bakarrik

energia klusterrekoa eta herrietan esaten ari zaretena lau arrazoi eman dituzue elektrizitatearen prezioaren gorakada azaltzeko

laurak edo okerrak edo ez nahikoak gutxienez eta azalduko dizut ustedes

baina bueno guk behintzat jakin nahi dugu ea zuk nola ikusten duzun eskerrik asko otero jauna tapia andrea

otero jauna espero dut zuk ere udara ona pasako zenuela eta lanerako

sail honetan egia da arduratuta gaudela energia kostuak eragiten duen kaltearekin

beraz honestidadea egia esaten dugunean guztia konta dezagun

beraz energiaren kostuak eragina du bai enpresetan eta bai kontsumitzaile txikietan eta okerren pasatzen dutenetan ere bai horregatik

inplikatu gara energia inguruko epe luzeko politika batekin eta esatea inoiz ez dudala aipatu faktura nola antolatzen den fakturan zer eragina duen kontsumitzaile bakoitzean baina baita ere enpresenean agian ez duzulako irakurri

ez orain guzti honekin hasi ginen bi mila hamairuan

faktura nola kokatzen den eta nondik datorren gure gainkostua gure enpresetan batez ere

egia da udara konplikatua bizi izan dugu eta gauzak konplikatzen ari dira hainbat gai aipatu dituzu ez naiz berriro horretan sartuko prezioak

muga guztiak eta iruditzen zait egia dela oraindik ere muga hori ez dugula bere gain muturrean harrapatu eta zerbait

gainetik eta herrialde industriala garenez nik uste dut bi gai horiek aztertu behar ditugula bai pertsonak eta bai industria eta aurre egin gaiei eta hiru hausnarketa bakarrik bat egia da berriztagarriak ekoiztu behar ditugula zergatik erabaki dugulako gasa ez dugula nahi erabaki dugulako

eta orduan nondik atera behar dugu gure energia apustua sendoa egin behar baldin badugu baita ere berriztagarrien alde egin beharko dugu bigarrena gasaren inguruan hartu ditugun erabakiak baditu bere ondorioak

oso aurreratu bat holanda den bezala elektrifikazioaren alde egin zuen apustuarekin momentu honetan hirugarren herrialdea dela pentsatzen dut auto elektrikoak ezartzen

horniduraren jarraipena eta segurtasuna izateko bat batean bi mila hogeita hiruan itxi behar zuen

bat batean esan du beharrezkoa dugula eta aurrera egin behar dugula horrekin zer gertatu da alemanian

hauteskunde prozesu guzti honetan zer gertatu da zer esaten zuten herritarrek ba trantsizioa egin behar dela baina egin behar dela ordenatua eta kontuz horrelako trantsizio azkar batek eragin zezakeela pertsonengan eta sozialki ikaragarrizko mugak eta pertsona horiek iritsi dira

jaunari eta bera ari da beste politika bat egin nahian zergatik momentu honetan eta hori ere seguru badakizuela esaten duzu italia bezala

ikatza eta nuklearrak dituztelako beste zerbait gertatu dela eta ez dut egiten ez ikatzaren ez nuklearraren alde baina kontuz ze guzti horiek ere hor daude

benetan eraginkortasun energetikoaren alde egin dezagun

ze benetan esaten baldin badugu ce o bi isurketak ordaindu egin behar direla eta kutsatzen duenak ordaindu egin behar duela

eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea otero jauna zurea da hitza

hitz egin duzu subasten inguruan ezta bi mila hamairuaren abenduan egon ziren aldaketa horien inguruan

bertan behera utzi ziren ikusi zelako bazeudela enpresa batzuk botere nahikoa bazutela prezioak artifizialki neurtzeko eta horrek ematen du la excepcionalidad estatal

no dice nada eta galdera zen interpelazioaren galdera da zer da egin behar duzuena energiaren prezioen gorakada handi honen aurrean nik esan duzunaren

energia berriztagarrien apustuak jarraitu behar du horretan ados nago baina nik uste dut argi utzi duzuna da prezio finkatze sistema aldatzen ez den bitartean horrek ez duela eraginik izango ze klaro

badirudi aldaketa klimatikoari aurre egiteagatik ordaindu behar dugun gainkostu bat dela eta nik esaten nizun ez hori ez da horrela hemen guk ez daukagu hori aldatzeko gaitasunik baina guztion artean presioa egin dezakegu

non ordaintzen ari garen ba irabazi ilegitimoak edo bale

empresas eta esaten dut klaro

ezer ez duzuela egingo eta gero haserretzen zarete gobernu neoliberala deitzen zaituztegunean edo behintzat azpiazuk behin hori esan zidan baina es que azpiazuk aste honetan bertan erantzun bat eman dio gordillo jaunari

que es dut enredatu nahi ez daukat denborarik honetan aritzeko

egiten ari zaren binkulazioa ze azkenean argudiategi bat manejatzen ari zarete

kakita bat esanez nola gasa ez dugun ateratzen

zuk esan duzu eztabaida zorrotza eta zintzoa eta demagogia alboratu dezagun gasa

subillan gasaren faktura berdina izango litzateke

nahi dut eta uste dut baita ere azkenean hemen ereduaren inguruan hitz egin beharra daukagula eta guk argi daukagu trantsizio energetikoa egin behar dela azkar sendo baina

esan behar dela iruditzen zaigu oinarrizko zerbitzu bat prezio justuan

ateratzen ari dira horregatik iruditzen zaigu baita ere mobilizazioak egin behar direla eta horregatik proposatu dugu urriaren zortzian

eskerrik asko presidente andrea otero jauna badirudi gauza batzuk edo azkar esan ditut edo

aipatu dudanean fakturaren egitura dela arazo larriena baina hori ez dut orain esan betidanik esan dugu

eta momentu honetan erregulazioa dagoen bezala europatik eta nola aplikatzen den estatuan

lotuta hori inon ez da ematen gure inguruan horri buelta bat eman behar diogu momentu horretan egokia izan zen baina orain ez da egokia beraz aldaketa hori egin behar da

legebiltzar honetan erabakitzen baldin badugu agian madrilen guztion artean egin genezake aldaketa hori beraz hori

gaur egin beharrekoa baina hor esaten dut egin behar dugula eztabaida serio bat norberak jarriz bere gaiak mahai gainean baina nik uste dut hau oso larria dela orain gertatzen dena baina etorkizunean ere larriagoa izan daitekeela estamos hablando desde luego de que

landu dezagun akordio hori legebiltzar honetan nik uste dut guztiok prest gaudela eta akordio horrekin seguru nago instituzionalki politikoki eta sozialki

gure herrira beste irtenbide hobe bat epe luzerako izango dena ez da gaurko izango eta momentu honetan daukagun nik uste dut epe laburrean aurre egin behar diogula bai baina epe luzerako ere eztabaidatu behar dugula beraz prest baldin bagaude egin dezagun baina kontutan izanik nondik gatozen eta izan gaitezen oso gure buruarekin zintzoak

agian zuri beste batzuk baina egin dezagun eztabaida hori jakinik zein diren gure arazoak non dauden gure ahuldadeak non dauden gure indarrak ze denetik daukagu baina ahultasunak ere baditugu

eta erabaki horiek beste era batera egin genezake aurrera horiei beste neurri batzuk jarriz por tanto necesitamos ese

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina

idazketan izandako aurrerapenei buruz barrio jauna zurea da hitza

eskerrik asko tapia andrea barrio jauna zurea da hitza sí muchas gracias

eskerrik asko barrio jauna tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea bueno empiezo casi por la fecha

eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

sprilurrek arcelor mittal enpresaren zumarragako lurrak erosteari buruz hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea hernández jauna egia da oso ondo gogoratzen dugu garai hura

bai guk baina esan beharra dago azken urte hauetan benetan leku hori eta hektarea asko dira ez direla ezertarako erabili eta suposatzen dutela hiriaren erdi erdian leku bat ezertarako

tapia andrea hernández jauna zurea da hitza eskerrik asko sailburu

gil vegas euskal talde popularra ciudadanos taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina familiek hezkuntza eredua aukeratzeko askatasuna defendatzeari dagokionez gil jauna zurea da

legebiltzarreko presidente andrea sailburua legebiltzarkideok egun on

por parte del lehendakari hezkuntzak behar beharrezkoa du ebaluazioa hobekuntza eta hogeita bat menderako

erreferente izango bagara eta ez gara zerotik hasiko hezkuntza elkartearen eta erakundeen lan handiko

esan dezakegu euskal hezkuntzak zeregin eraldatzailea bete duela bereziki euskalduntzeari eta gizarteratze politikei dagokienez

lan isilaren garrantzia nabarmendu nahi dut eta positibotzat jotzen dut alderdi politiko ezberdinek

sailarekin eta hezkuntza eragileekin batera lan egiteko borondatea azaltzea hori oso ona da izatez mahai gainean

ikastetxeen autonomia ikasleen ahalduntzea edo hezkuntza sistemaren deszentralizazioa edo hizkuntzen gaian

elkarrekin lan egin nahi dugu hezkuntza guztion gauza baita

eusko ikaskuntzaren laguntzarekin topaketa bat antolatzen ari gara urriaren hogeita bi

topaketa horretara teknikariak profesionalak eta irakasleak gonbidatuko ditugu hezkuntzaren agendan dauden zenbait gaiari buruz gogoeta egin dezaten

inklusioa orotariko bereizketak edo baita ere

hezkuntza prozesu hau ireki da herrialde batentzat ez dago

gure gizartearen etorkizuna jokoan dagoelako por todo ello

eleaniztuna da euskara da haren ardatza baina bi hizkuntza ofizialetan eta atzerriko hizkuntza batean egituratuta dago gizarte kohesiorako giltzarria da baita ere herritarrak bi hizkuntza ofizialetan komunikatzeko gai izan daitezen bermatzeko

bi sareen existentzia da euskadiko hezkuntza sistemaren bereizgarria bata ez litzateke

eta biek kalitateko zerbitzu publikoa eskaintzen dute baterako existentzia horren indarguneak nabarmendu behar ditugu

lurraldean sustraituta dago eta euskal gizartearen aitorpena du bikaintasuneko eredu pedagogikoak eta indarguneak ditu arlo estrategikoak lantzen ditu ikastetxe bakoitza bere ikasleen gizarte eta hizkuntza testuinguruaren beharretara egokitzearen aldeko apustua egin dugu eta egingo dugu

en la inclusión euskal hezkuntza sistemak ikasle zaurgarrien metaketari

horretarako batetik familiek aukeratzeko duten askatasuna beharko du bestetik premia bereziak dituzten ikasleek oreka handiagoa bermatzeko eskola plangintzako politikak aintzat hartu behar ditu beraz gil jauna sintesia izango litzateke lehenengoa

legeak horrela eskatzen du eta beti horrela eskaintzen zaie eta bigarrena ikastetxeak itunpekoak

eta bi sari horiek indartuko ditugu eta ezin dugu euskal hezkuntza sistema ulertu bata zein besterik gabe eta biak
oso inportanteak eta oso funtsezkoak dira eskerrik asko eskerrik asko
bildarratz jauna gil vegas jauna zurea da hitza

sin más muchas gracias eskerrik asko gil jauna

egokiena den eredua aukeratzeko eskubidea baliatzen dute eta praktikan

ereduak hautatzen dituzte eta askatasun osoz aukeratzen dituzte gainera ere hala aukeratzen dute gehienek eta gehiengoak eta batez ere haien borondatez aukeratzen dute besteek baino kalitate handiagoa eskaintzen dutelakoan

ikasketak amaitzen dituztenean modu positiboan baloratzen dituzte hezkuntza eredu horiek familien aukera argia da ikasleen

laurogeita hamabostek baino gehiagok ikasten du bi eredu horietan ehuneko laurogeita hamabosta baino gehiago eta urtez urte

guztiek gomendatzen dituzte bi hezkuntza eredu horiek familiek askatasun osoz aukeratzen dituzte eta erakundeek

gainera legebiltzar honen gehiengoak ia gehiengo osoak laurogeita hamarak ehuneko laurogeita hamarak hala babesten du

euskal familien ehuneko laurogeita hamabostek baino gehiagok egiten duen aukeraketa librea eta babes ditzatela eraginkorrak diren eta emaitza hobeak eskaintzen dituzten hezkuntza ereduak

eztabaida politiko bat hemen ereduaren inguruan eraginkortasunaren inguruan guztiz debate teknikoa delako zein den

gehien bermatzen duen eredua zalantzarik gabe

eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua galdera

egina hezkuntza saileko telefono bidezko

zurea da hitza bai eguerdi on sailburu orain zuk esan duzu eta ados gaude langileak hezkuntza komunitatea
entzun behar dugula horri buruz nahi dut gaurko galdera zuri zuzendutako gaurko galdera egin hilabeteetan kezka handiak heldu zaizkigu hezkuntza sailak ematen duen arreta telefonikoaren inguruari buruz

sailak ematen duen arreta telefonikoan eskerrik asko martínez jauna erantzuteko bildarratz jauna zurea da hitza

y eficaz posible coviden ezohiko baliabideen esleipena eta ikastetxeek bidali dituzten ordezkapen beharrak amaitu ondoren telefono bidezko interakzioa berreskuratu da ikastetxeekin eskerrik asko

bildarratz jauna martínez jauna zurea da hitza bueno lehenengo

kezkak ugariak direla eta guk ere jaso ditugu suposatzen dugu

bezala eta segur aski hezkuntza sistemak ezagutzen ez badugu

gai hau baina milaka langileei zuzendariei eragin zuzena dauka bere egunerokotasunean

kezka horiek planteatzen dizkigute hezkuntza saila ez orain eta ez covidaren aitzakiatik hasi zen arabako delegaritzan telefonoa

ezartzen edo deskonektatu zuten eta orain bizkaia eta gipuzkoako delegaritzetan ere gertatzen da ere esaten digute

posta elektronikoz asko tardatzen dutela erantzun horiek

erantzun horiek desegokiak edo konpletuak ez direnean edo zalantzak sortzen direnean berriro hasten dela ginkana berri bat telefono eta bitartez eta gainera ere bai planteatu dizkigute

desberdintasunak daudela gai hauek

eszedentziak lanaldiaren murrizketa jubilazio eskakizunak norberaren eginkizunak eskakizunak zuzendaritzek adibidez plazak egokitzen direnean akatsak daudenean nola kudeatu behar

eragin zuzena daukatela jakin jakingo duzu ere bai sindikatu ezberdinek gai hau jorratzeko bilera eskatu dituztela hezkuntza sailari eta guztiok dakigu eta gai honen atzean dagoen arazoa hau da gai honen atzean langileen

handia da hezkuntza sailean langile asko daude baina

guztion edo jende gehiagoren artean banatzeko beraz honetan berriro esaten dugu zure hitzak erabiltzen

eta azken finean langileei ematen zaien arreta hobetu behar duzuela eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna bildarratz jauna zurea da hitza

iraileko lehen egunetan ezohiko esleipena egin da gure langileen egoera berrien ondoriozko plazak eskaintzeko liberazio sindikalak lanaldi murrizketak

baimenak lizentziak eta abar beste ordezkapen kopuru handi bat lotzen da

egoera horiek eraginda behar beharrezkoa izan da ikastetxeekin interakzio jarduteko barne kanalak

horrela egin da eta zerbitzuak berme osoz eskaini dira

eta noski hobetu beharra dagoela egoera zaila bizitzen ari direla pertsonal administrazioa eskertu eta zoriondu egin nahi dut

lan pila izugarria izan da jaso dugun lan karga oso handia izan delako eskerrik asko

lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina berlingo erreferendumari eta jaurlaritzaren etxebizitza politikei buruz fernandez

igandean egon zen erreferendum bat berlinen oso interesgarria

desjabetzearen alde egin zuten milioi bat berlindarrek baino gehiagok

ezberdintasunarekin zentzu horretan jakin nahi dugu ea egokia iruditzen ote zaizun alokairu sozialeko etxebizitza parke publikoa zabaltzeko bide hori eskerrik asko

arriola jauna zurea da hitza gracias señora presidenta

eskerrik asko arriola jauna fernandez de betoño jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola sailburua guk erreferendumetik

ikasgai garrantzitsu bat atera dugu mugimendu sozial batek azkenean halako gai bat

nolabait bultzatu dezakeela gobernariek eta politikariek egiten duten lana baita etxebizitza politiken arloan ere eta beraz uste dugu mugimendu edo gizarteak ere osatu dezakeela gobernu baten etxebizitza politika hori ikasgai bat eta beste ikasgai bat

alokairu sozialeko etxebizitza parke publikoa zabaldu egin behar dela eta erantzuten dizut zure galderari noski hitz egiten ari gara

ikusi da berlinen ere behar hori badagoela beraz bi ikasgai nagusi horiek daude guretzat guk ulertzen dugu zuentzat ez izatea lehentasun bat etxebizitzak desjabetzea ulertzen dugu ez izatea zuen lehentasuna baina

alokairuko etxeak eskatzen eta zentzu horretan ez dakigu oso ondo zein den zuen lehentasuna ze

prestazio osagarriak ordaintzen uste dugu sistema hori iraunarazten ari zaretela eta zentzu horretan ari zarete zeharka bada ere alokairu librearen merkatua ere puzten prestazio osagarri horien bidez eta uste dugu horrela ez duzuela etxebizitza

zentzu horretan eh bildu legebiltzar honetako bigarren indarra den heinean aurkeztu dugu lege proposamen bat duela bi aste etxebizitzak lehentasunez eskuratzea

testuarekin ehuneko ehunean bat ez baldin bazatoz ere gutxienez tramitera onar dezazuen

justu aste bat ondoren jaurlaritzak zuk zeuk iragarri izana hogeita sei milioi inbertituko dituzuela alokabidek etxebizitzak erosteko

uste dugu interesgarria dela alokairuko parke publikoa zabaltzeko bidean hori bai gustatuko litzaiguke etxebizitza horiek izatea babes publikokoak eta lehentasunez eskuratu daitezela gutxienez horrela prezioa tasatuta egongo da eta

merkeak izatea eta berdintasun printzipio baten bidez aukeratuak izatea ze azken boladan egiten ari zareten zenbait erosketa urriak izateaz gain izaten ari dira nahiko bereziak erosten ari zarete etxebizitzak gotzaingoari

gaizki ateratako promozioak egin dituzten sustatzaileei

beste nolako politika bat egin behar duzuela uste dugu garaia dela politika ausartagoak martxan jartzeko arriola sailburua gogoraraztea berriz ere

etxebideko zerrendetan eta benetan uste dugu jauzi kualitatibo bat emateko garaia dela eskerrik asko
eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

berdintasun justizia eta gizarte politiketako sailburuari egina bi mila hogeiko pobreziaren eta gizarte ezberdintasunen inkestan jasotako haur pobreziaren gaineko datuei buruz

egun on legebiltzarkideok artolazabal sailburua egun on

haurren pobreziaren igoerari buruzko datua eta inork inork ez dezala horretaz hitz egin edo dagokion

oraingoz jaiotzetarako laguntzak handitzea ez da zuek argi eta garbi aipatzen duzuen irtenbide bakarra benetan uste duzue neurri horrek

baina ez gaitu bakarrik kezkatzen lehendakariak ez aipatzeak politika orokorreko osoko bilkuran ikasturte honetarako lehentasunezko hogei konpromiso aipatu zituen euskadi berrindartzeko eta ez dago haur eta nerabeei buruzko

nolanahi ere pobrezia larrian dauden pertsonen behin betiko ehunekoa edozein dela ere beti

el último año eskerrik asko gonzález andrea artolazabal andrea zurea da hitza

mahaiburu andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

nire ustez pobreziari buruz aurkeztutako datuak argiak dira euskal gizartearen ongizatea maila ehuneko laurogeita hamar baino gehiagoa da datu horiek

borrokaren arloan egin den lanarekin aitortuko didazu halaber euskadiko pobrezia eta gizarte desberdintasunei buruzko azken inkestako datuak onak direla en mi opinión

social que usted también mencionaba gure etorkizuna zuzenean lotuta dago emakumeek euskadira lanera eta bizitzera etortzen direnek gazteek

pertenecen a familias monomarentales programak gizarte beharretara egokitzeko lanean jarraituko dugu familiek pobrezian eta edo prekarietatean

eskerrik asko artolazabal andrea gonález andrea zurea da hitza

eta beharrezkoa da pobreziaren belaunaldien arteko transmisio zikloa haustea ezin baitugu haur batek bere bizitza osoan pobreziara kondenatu soilik familia jakin batean jaio delako bidegabea bezain arbitrarioa da

de la epsv itzarri eskerrik asko eskerrik asko

kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina geurea bezalako herri batentzat hain inportantea den ikus entzunezko esparruan jaurlaritzak dituen asmoen inguruan

musika informazioa ikusi eta entzuteko modua guztiz aldatu da teknologia berriek

beste paradigma batean gaude baina ez noa zuri ezer azaltzen zuk nik

herri honetako ikus entzunezko komunikabide handienaren zuzendaria izanikoa zara baita egunkari bateko

kultura sailburua ere bazara eta badakizu gaur egun kultura batik bat ikus entzunezkoak direla geure kultura plataformetan ikusten dugun zinema da serieak dira plataformetan entzuten dugun musika ere

hizkuntza eta munduaren ikuskera bat baina ez dizut zertan ezer azaldu behar batez ere aita ere

eta gazteek zenbat ikus entzunezko zelan eta zer hizkuntzatan kontsumitzen dituzten inork

deskripzioan horren analisian ez dut uste desadostasun handirik edukiko dugunik baina horren aurrean jaurlaritzak zer egin behar du

hori da hori da kontua guk proposamen bat egin dugu gehiago ditugu baina hasteko ikus entzunezko kontseilu bat sortzeko proposatu dugu ez edukitzea anomalia bat dela uste dugulako europa osoan

bakoitzak jakina bere berezitasunarekin eta bere errealitatera egokituta

estatuan andaluzian daukate katalunian eta orain sortu berri dena valentzian ere hala eta guztiz ere zuk ezezkoa eman zenigun ekainean

baina amaitzeko esan zenuen ikus entzunezko kontseiluak inolako ekarpenik edo ez ziola gaur egun bizi dugun egoera konplexu horri guk ostera bai uste dugu ekarpen handia egiten duela eta horregatik konbentzituko zintugula esan genizun zeure zalantza horiei helduta eta

horretara gatoz orain gu geu konbentzituta gaudelako hau anomalia bat dela

ez dugu nahi izan hau parlamentuko eztabaida huts batean geratzea eta

kontseilu ezberdinak ingurura begiratuta hobeto ezagutzeko egokiena kataluniakoari iritzi

estaturik gabeko nazio bat direlako geuk bezala ere hizkuntza gutxitua

bide luzea eginda daukatelako horregatik kultura batzordeko ordezkariak kataluniako ikus entzunezko

bisita bat herenegun bertan eta bertatik bertara ezagutzeko zer den eta zelan egiten duen

erakunde arautzaile independente batek ez dakit zuk ezagutzen duzun

europako parlamentuaren eta kontseiluaren bi mila hamareko martxoaren hamareko bi mila hamar barra hamairu zuzentarauak horrelako erakunde

eskatzen du orain dela hamaika urtekoa da zuzentarau hori guk ondo dakizun bezala ez dugu bete eta berriro ere galdetzen dizut

guk ez dugu bete zergatik jakin badaiteke hau autobidetik joan eta ez dakit auto guztiak kontrako norabidean datozela ikustea bezala da beharbada igual zuzen gaude baina normalean norbera nahastuta dagoen

katalunian jakina bete dute europako zuzentaraua eta

aurretik ere zeuden lanean orain dela hogei urtetik hona zenbat gauza egin dituzten hogei urtean eta zenbat ez ditugun guk egin bisitan azaldu zigutenez neurri ertaineko kontseilu bat da

organo kolegiatu bat da eta erabakien ehuneko laurogeita hamaretik gora adostasunez

hirurogeita hamalau langile dituzte ikus entzunezko komunikabide publiko zein pribatuak tradizionalak zein internet bidezkoak aztertzen dituzte eta horretarako bakarrik aztertzeko bisionatu eta analisia egiteko hogeita zazpi

euren zereginen artean haurren eskubideak babesten diren generoen arteko berdintasuna bermatzen den edota aniztasun politiko eta soziala dagoen aztertzen dute

gomendioen bidezkoak kataluniako ikus entzunezko kontseiluak ehunka ekimen egin ditu horren inguruan oraintsu esate baterako

inguruko gomendioak egin ditu esaterako edo covidaren inguruan egon den desinformazio guztia eta fake newsak aztertu salatu eta kasu batzuetan

espedientea ere zabaldu dute eta hemen zer egin du horren inguruan gaitasun daukagu horretan eragiteko gomendioak egiteko autoritatea izateko ikus entzunezkoen kontzientzia kritikoa sortzeko

eskaintzaren zenbatekoa den ere neurtzen dute eta horren inguruko arauak eta konpromisoak betetzen diren ala ez arauak ezartzeko eskumena

erakunde independente bezala ez dago gobernuaren menpe kataluniako kontseiluak ikus entzunezkoen aniztasun politikoa eta soziala bermatzen den ere neurtzen du esan bezala te uve hiru esate baterako europa osoko medio ikuskatuena da lau hilean behin txostenak

kontrastatua erabilita baina komunikabide pribatuak ikuskatu

eta nork hitz egiten duen zeri buruz aldagai horiek aintzakotzat hartuta guk hemen zelan zaintzen dugu komunikabide publikoen aniztasuna

eta pribatuena zelan egiten zaie

guk hemen orain berrogei urteko eitbko legea eta bere kontrol organoak baino ez ditugu eitbra mugatzen direnak eta dekretu bi

urte lehenagokoak baina eitb ikus entzunezkoen itsaso zabal horretan antxoatxo bat baino ez da amazon bezalako balea erraldoi baten ondoan zer jarraipen egiten diegu guk hemen amazon edo

zabaltzen dituzten edukiei eta ikus entzunezko kontseiluak inolako ekarpenik ez duela egiten

emakunderen menpe dagoen begira zas zurrumurruen aurkako sareak ditugula esan zenigun

eta bestalde euskara babesteko balio dute esate baterako edo haurrak

aldaketari aurre egiteko eta jakin badakigu katalunia eta gu ez garela herri berdinak ez demografikoki ez soziolinguistikoaren aldetik ere baina

ikasi dezakegula uste dugu gu oso atzean geratu gara hamar urte daramatzagu europako araudia bete barik eta hogei eskuak gurutzatuta ezer egin barik baina txarrena da hau

ikus entzunezko kontseilurik ez izatea arazo bat da baina oraindik larriagoa da ikus entzunezko komunikazioaren legerik ez edukitzea horregatik gaude espainiako legearen guztiz menpe guk esaterako gaur egun ezin ditugu ikus entzunezkoetan euskara babesteko neurririk ezarri ez kuotarik ez bestelako exijentziarik ez daukagulako

espainiak erabakitzen du gure ordez laster espainiako ikus entzunezko komunikazioaren legea eztabaidatuko da madrilen zelan eragingo dugu bertan

lege propioa idazten berandu gabiltza berriro diot berandu oso berandu beraz zer egiteko asmoa duzue zupiria jauna zer gehiago behar duzu

eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok agirre andrea egun on eskerrik asko eman didazun

benetan eskertzen dizut egin duzuen bisitaren ondoren ateratako ondorio bilduma hori hona ekartzea

legebiltzarkide guztioi azaltzea eta jakinaraztea herri honek ikus entzunezko kontseilu bat behar badu legebiltzar honek erabaki beharko du eta agian zuk aurkeztu dituzun argudio eta esplikazio guztiak lagungarriak izan daitezke legebiltzar honek

neure iritzia galdetzen badidazu uste dut ez didazula nire burua konbentzitzeko moduko argumentu bakar bat eman

nik ez ditut legeak egiten gobernuaren ekimenak eta erabakiak

honetan eta hortik aurrera zuen esanetara nago interpelazioan galdetzen didazu

gurea bezalako herri batentzat hain inportantea den ikus entzunezko

eta hortik abiatuko naiz auzitan dagoen ikus entzunezko lege orokor berriaren atarian dagoen informazio eta eztabaidatik hurrengo urteetako

espainiako gobernua prestatzen ari den eta espainiako parlamentuak onartu beharko duen lege orokorrak indarrean dagoen bi mila hamareko legea egokitzea tokatzen da bi mila hemezortziko europako direktibak hartara

ikus entzunezko sektorea aldaketa prozesu indartsu batek astinduta dago zuk ongi esan duzun bezala geroz eta azkarragoa den aldakuntza batek jota

eraldaketa teknologiko bizkorra ikus entzunezko edukietan formatuen berrikuntza eta dibertsifikazioa kontsumo ohituren bilakaera eta gailu berrien erabilera ikus entzunezko zerbitzu eskaintzen duten enpresen profil askotarikoak eta hauetariko askoren

edukietarako sarbidea herritarrek beraiek edukiak sortu eta konpartitzeko dinamikak gazteen artean bereziki

eta herritar bezala eskaintzen diegun denbora hau da gaur ikus entzunezkoen arloan daukagun errealitatea eta aldaketa guztiak

eta denongan dute eragina sektorean bertan du eragina izan zerbitzu emaile tradizionalak zein berrietan izan publiko zein pribatuetan eragina dute azken urteetan indar handiz sortzen eta gure artera hedatzen ari diren zerbitzu emaileen jardueretan eragina duten politika publikoak egitea dagokien erakundeen

eta baita noski eta hau da garrantzitsuena herritar ororengan ere

erantzuteko bi mila hemezortzian europak direktiba bat onartu zuen

eta espainiako ikus entzunezko lege berri horren arabera egokitzen da eta horri dagokio orain

betearaztea lege honek ezarriko ditu datozen urteetarako oinarriak eta euskadiko ikus entzunezko jarduerari ere eragingo dio juridiko berri bat izango delarik eta oinarrizko legedia gainera hortik aurrera

gure araudia berrikusi behar ote den edo ez eta berritasunak nola ekarri beharko ditugun gernikako estatutuak dioen bezala guri baitagokigu

estatuko oinarrizko arauen legedia aurrera eramatea

lege eztabaidaren puntu honetara iritsi aurretik eusko jaurlaritzak

eta bere irizpidea defendatu du lege berriaren aurreproiektuari aurkeztu beharreko alegazio faseetan lehenengoz bi mila hogeiko abenduan egin zuen

ministro kontseiluak ez du oraindik legearen aurreproiektua onartu eta ikusi egin beharko da zer gertatzen den proiektuarekin eta baita ere jarraian

zirriborroek gure kezka piztu dutela gure erkidegoaren eskumen esparrua urratuta geratu daitekeela uste dugulako adierazi dugu gure alegazioetan uste dugu zuzenketa nabarmenak

eta hori da saihestu nahi genukeena gure alegazioen bitartez alde batetik eskumenei dagokienean espainiako konstituzioak dio estatuaren eskumen esklusiboa izango dela prentsa irrati eta telebista eta oro har gizarte hedabideen alorreko oinarrizko legedia ezartzea eta autonomia erkidegoei dagokiela oinarrizko horretatik harago

eta betearaztea legearen aurreproiektuak gure ustez ez du hori betetzen ez da soilik oinarrizkoa arautzera mugatzen murrizten du autonomia erkidegoak gureak arautzeko izango lukeen esparrua zerbitzu emaile publikoen izan

izan erkidego mailakoen denen gobernantza eredua arautzera sartzeko asmoa du adibidez rtveren monopolioa amaitu zenetik gauza asko gertatu dira

espainian telebista publikoen arloan eta gure kasuan gernikako estatutuak hala aitoruta gure erkidegoak gaitasuna du bere hedabideak sortzeko

mila bederatziehun eta laurogeita bitik abian den telebista publikoaren gobernantza eredua hankaz gora jarri dezakeen eszenategi berri bat sortzea

beranduago lege orokor baten bitartez europako direktiba baten aitzakiaz legearen zirriborroak ezartzen du adibidez eitbk

gobernantza eredu hori ezin da gure ustez estatu lege baten bitartez ezarri gure eskumena izango litzatekeelako

eztabaidatu ditzakegu gure artean legeak proposatzen dituen edukien inguruan baina uste dugu hemen kontua aldez aurrekoa dela eta momentu honetan

dagokigula guztioi bigarren puntua lehenengoa gobernantzari dagokiola esan dut bigarren puntua kultura eta hizkuntza aniztasunaren errespetuari dagokio eta azken egun hauetan eztabaida publikoan egon da gai hau eta

daramatzagu eragile ezberdinekin harremanetan egungo ikus entzunezko zerbitzu emaile eta ekoizle handiekin euskarazko ekoizpenak edota euskarazko azpitituludun ekoizpenek lekua irabaz dezaten merkatu horretan

ez dakigula zertan geratuko diren hainbat tokitatik egin diren alegazio alde batetik europako ekoizpenen

afera dago bestetik ekoizpen hauen finantzazioarena

eragin nahi genuke estatuan beste hizkuntza batzuetatik eragin nahi den bezala eta nahi genuke kate handiekin gertatzen den bezala bai kuota ekoizpenen jatorriari buruzko

edo hizkuntzen erabilerari dagokionean gaztelania ez ezik

tartean euskara konplexutasun handiko gaia izanik eztabaida sakona izango du gai honek datozen hilabeteetan eta gure euskarazko

defenditzea dugu helburu europako direktibek eskaintzen duten tarte guztiak baliatuz horretarako

euskarara eta euskarazko obretara erakartzeko

nik neuk nahiago nuke enpresa horien benetako interesa piztea eta piztea interesa gure sortzaileek eta ekoizleek interesagatik uste dudalako gai garela euskaratik eta euskaraz produktu erakargarriak eta kalitatezkoak sortzeko eta edonon

nire intuizioa da hori dela jarraitu beharko genukeen bidea

eskerrik asko zupiria jauna agirre andrea zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea apur bat plantxatuta itxi nauzu zu jaurlaritzako bozeramailea izanda esatea esan duzunean

ez dituzue zenbat hogeita hamaika ez dituzue aurkeztu behar

en fin gero orain esan duzu ere espainiako legea denon artean eztabaidatu dezakegua oso ondo eztabaidatu dezagun ere gure proposamena

ez duzue ezer proposatzen hori da zuen hutsunea hau da beste anomalia bat gu etorri gara hutsune hori betetzera ze hogeita hamaika lege proposamen

ikus entzunezkoen inguruan hain momentu larrian ez dago batere ez beraz guk bete dugu hutsune hori gure lege proposamena aurkeztuta beraz

onartu dezagun tramitera onartu dezagun eta eztabaidatu eta gero eztabaidatuko dugu

aztertu baduzue madrileko legea badaude arlo asko ez dituela jasotzen o sea europako zuzentarauak eskatzen dituen zenbait arlo ez dira jasotzen

gure ikus entzunezko lege propioa egiten jasotzen ez diren arlo horiek guk jaso ditzakegulako eta guk dezakegulako gure ikus entzunezko esparru propioa eta ikusten zaitut etsita ez dakit dena emanda eta borrokatzeko gogo barik eta horri heltzeko gogo barik begira

ardura daukat eta hor nazioarteko taldean bezala badaukagu

herri txikiegia garela munduan banatuta ibiltzeko eta horren araberakoa da gure jardunbidea gaur egun ditugun

herri txikiegia garela banatuta ekiteko indarrak batu behar ditugu energia ituna adostea lortu dugu hezkuntzan ere uste dugu adostasun zabal bat

ze lan egin aurrera erabakitzeko eta ikus entzunezko komunikazioan ere hala dela uste dugu hezkuntzan lan handia egin du hezkuntzak

zati handi bat euren aisialdiaren uste dut zatirik handiena ikus entzunezkoen bidez jasotzen dute kultura hizkuntza eta

guk gaur egun uste dugu gure hizkuntza gure kultura momentu kritiko batean daudela eta

horregatik erromantizismo politiko barik baina

osoz eskatzen dizut hitz egin dezagun eztabaidatu akordio batera heldu gaitezen guk proposamen bat aurkeztu dugu

hobetu badaiteke hobetu dezagun baina bizkor ezin dugu astirik galdu urteetako atzerapenarekin gabiltza

gure ardura da herri bezala jokatzea zintzotasunez onena emateko geure hizkuntza momenturik kritikoena ari da bizitzen eta guk ez daukagu tresnarik hori iraultzeko herri bezala iraun nahi badugu ikus entzunezko esparru sendoa eta ondo arautua behar dugu

batu ditzagun indarrak herri txikiegia gara banatuta ekiteko eskerrik asko eskerrik asko agirre andrea

presidente andrea legebiltzarkideok agirre andrea nik uste dut eztabaida momentua dela hemen ordezkatuta dauden alderdi politiko guztiek daukate ordezkaritza bat madrilgo parlamentuan eta momentu honetan tokatzen den eztabaida uste dut hori dela

defenditu behar dena egiteko momentua da lehentasun bat da nik hala uste dut eta

aurreko agerraldian esan nizun nire ustez euskadik baduela ikus entzunezko industria eta sare bat

enplegua dago eta talentua dago profesionalak daude eta langile

ikasketak eta perfil teknikoetarako formakuntza guneak ikus entzunezkoetan garapena eta ekoizpenak sustatzeko politika publiko indartsuak ditugu horien artean

zinemira sariarekin saritutako kimuak programa edota zinemaldia bera edo zinebi edo hori bezala beste hainbat jaialdi azoka banatzaile eta abar komunikazio talde propio eta publikoa dugu ekonomikoki

zerbitzu publikoa eskaintzen duena eta ikus entzunezko sektorearentzat motore

eta itxuraz bertatik begiratuta ekosistema oso bat daukagu eta indargune bat izan daiteke baina

sektorearen globalizazioa dago tartean eraldaketa teknologikoak formatuen eta kontsumo ohituren etengabeko aldaketak

orokor horretan bilatu eta irabazi behar dugu gure lekua plaza global horretan lehiatu behar gara

maila askotan erabakitzen dira europarron kasuan lehenik europa mailan ondoren estatuetan eta ondoren

europak arautzen ez duena arautu nahi ez duena edo arautu ezin duena estatu mailan arautzea

ez europan eta ez estatuan mugatu edo sustatzen ez dena guk legebiltzar honetatik ikus entzunezko kontseilu baten bitartez mugatu arautu edo bideratzea europarrok erronka izugarri bat daukagu

hirurehun milioi ikus entzule edo kontsumitzaile dituen batasun handi hau ez da gai izan orain arte

edukiak lortzeko sortzeko banatzeko

europan dagoen estatu eskualde edo hizkuntza bakoitzak nahi du berdinetik berdinera lehiatu sorkuntza anglosaxoiak ingelesez sortu eta eskaintzen duenarekin ezin liteke europaren ametsa izatea eduki amerikarren ekoizpen zentro bat izatea

izatea edo ingelesezko eduki horiek gure hizkuntzetara azpidatzita edo bikoiztuta ekartzea ezin liteke izan hori

eta europar osoak eta europar guztiak daukagun